egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamabi jaun andreek botoa eskualdatu edo eskuordetu dutela

euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea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

hirurogeita hamabi boto alde beraz aho batez onetsi da

izendatzeko prozedurari ekingo diogu talde parlamentarioek esku hartzeko txanda bat zabalduko dugu

talderen batek hitza hartu nahi du ez beraz

artikuluak dioenari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusita eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontuan izanik

francisco luna arcos jauna eta idoia azaldegui alba andrea euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko kideak izendatzen

eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena etxebizitza errentamenduaren prezioa mugatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpena eta besterik gabe

beste norbaitek aldeko txandan parte hartu nahi du beste norbaitek aldeko txandan parte hartu nahi du

beraz ba rodriguez jauna zurea da hitza

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak egun on

euskal herria bilduk etxebizitza errentamenduaren prezioa legez mugatzeko bigarren saiakera da hau

hauteskunde aurrerapenak eragotzi zuen alderdi politiko baten interesetan

aurrerapena ez naiz geldituko lege proposamenaren nondik norakoak azaltzen gaur proposamenak urtebete baino gehiago darama zuen esku

etxebizitza errentamenduaren prezioa mugatzeko beharrari buruzkoa izango da

nire hitzaldiak lau parte izango ditu lehenengo partea errentamenduaren prezioaren

erkidegoan nahikoa da norberak bere klase sozialera mugatzen ez diren gizarte harremanak izatea errentamenduaren prezioaren arazo larriaz jabetzeko gaurko hitzaldi osoa har nezake nire inguruan gertatzen diren kasuak azalduz

zeharkatzen ditu guztiz zeharkatzen ditu non ikasten dudan non bizi naizen

eskuratzen dudan eta beste asko arrazoiz esango didazue esperientzia hori guztiz subjektiboa dela horregatik datu gutxi batzuk erabiliko ditut eskuartean dugun arazoaren benetako dimentsioa objektibatzeko horretarako bi datu iturri

alokairu merkatuaren estatistika biek errentamenduaren prezioarekiko

dituzte baina ezberdintasun horien gainetik ondorioa berdin berdina da urteak daramatzagu errentamenduaren prezioaren igoeraren zurrunbiloan murgilduta alokairuen merkatuaren estatistikaren arabera

errenta batez beste seiehun eta laurogeita zortzi eurokoa

hiru urte lehenago baina ehuneko hamar gehiago baina errentamenduaren prezioa

higiezinen eskaintzaren inkesta bi mila hamairutik

ehuneko hogeita bikoa izan da errentamenduaren igoera

batezbestekoaz mintzatu naiz baina

eremuetan hazkunde hori are handiagoa izan da eta bereziki bortitza hiriburuetan hiriburuetan eta hauen ingurunean hiri turismoak etxebizitza eskaintzaren zati bat desbideratu egin du eta aldi berean nazioarteko kapitala higiezin inbertsioko

handietan sartu da bi faktore horiek hiriburuetako egoera larriagotu dute kasu batzuetan

adibidez bilbon alde zaharrean ehuneko hamaika igo da errentamenduaren prezioa azkenengo hiru urteetan donostian

auzoek hazkunde nabarmena izan dute azkenengo bi horietan ehuneko

gasteizen gasteizen orokorrean errentamenduaren prezioaren hazkundea bereziki bortitza izan da zaramaga ariznabarra coronación

honetako lehenengo postuetan daude azken auzo honetan adibidez bizilagunek ehuneko hamabosteko

ehuneko hamabosteko hazkundea errentamenduaren hazkundea pertsonen bizi baldintzetatik edo bizi baldintzen bilakaeretatik erabat bereizitu egin da bi mila hemezortzian adibidez errentamenduaren prezioa

zortzi bider gehiago izan zen zortzi bider gehiago

atzeratu dute europarekin alderatuz lau urte atzeratzera eraman gaitu euskal autonomia erkidegoaren atzetik daude soilik gaur egun italia

eta malta emantzipazio tasa hizpide izaten dugunean komeni da komeni da askoz

ditugunean milaka gazteri erabakiak askatasunean hartzea eragozten zaie erabat

aurrerago ezingo direnak hartu denboran galduko diren erabakiak milaka eta milaka pertsonentzat tamalez berandu heltzen gara berandu heltzen gara ondorio horiek atzeraezinak direlako erabaki bat bakarrik har dezakezunean

baizik eta beharra horregatik lege proposamen hau ere askatasuna helburu du aukera askatasuna bizi proiektuak libre

arestian aipatu ditudanak ez dira errentamenduaren prezioak urratzen dituen

bakarrak goi mailako ikasketak libreki aukeratzeko eskubidea ere erabat baldintzatuta ikusten da adibidez badakigu

unibertsitatea aukeratzeko orduan erabakian pisu handia du bertako etxebizitza merkatuak eta donostian errentamenduak hain garestiak direnez gazte askok donostiako fakultatea baztertzen dituzte

hain zuzen ere bere fisonomia aldatua ikusi duen hirietako bat errenten bilakaera ezberdinaren ondorioz hiri herri eta auzoetan hiri segregazio arazoak eta gentrifikazioa areagotuz joan dira

euskal herria bilduren lege proposamena desegokia da estatuaren eremuan araudi berri bat izapidetzen ari delako oso harrigarria da jaurlaritzak legebiltzar honi gordetzen dion eginkizun subsidiarioa harrigarria bereziki eajren kasuan

puntuetara igarotzen dugunean bigarren eta hirugarren puntuetan jaurlaritzak errenten kontrolaren aurka agertzen da

presazkoa euskal herria bilduren lege proposamena presatsua dela dio jaurlaritzaren iritziak iritzi honek ez du komentario handirik merezi lege proposamen hau lehen aldiz bi mila hemeretziko azaroaren hamazazpian aurkeztu zen orain dela laurehun eta berrogeita sei

hori bai iritzi hau lege proposamena presatsua dela interesgarria da interesgarria da agerian uzten duelako iritzi mailaren pentsamendua

ez da arazo bat ez behintzat urgentziaz heldu behar zaion arazo bat eznahikoa eznahikoa da gure lege proposamena

ezartzea ez da nahikoa monopolio edo oligopolistika eskaintza bati aurre egiteko baieztapen honek oinarri inpirikorik gabekoa bi galdera sortzen dizkigu bat eta orduan zer egingo du jaurlaritzak ustezko monopolio eskaintza bati aurre egiteko the simpson telesailaren eszena bat

euskal herria bilduren aurreko saiakerari kontra egiteko

euskadik gaur egun ez zuela eskaintza kontzentratuta zertan gara baina eskaintza kontzentratuta dago edo ez

bigarren saiakera da onartu beharra dago

nabarmen aldatu direla errentamenduaren prezioa mugatzea tabu izateari utzi dio aldeko adostasun sozial zabala dago eta batez ere etxebizitza eskubidearen aldeko gizarte mugimenduak gehiengo sozial hori gehiengo instituzional

bruselasen uso eta euskadin otso por lo tanto

gaur zuen botoekin ez duzue bakarrik errentamenduaren hazkundeari mugak jartzea galarazten

hezkuntza libre aukeratzea oztopatzen duzue emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna handitzen duzue gazteen emantzipazio adina atzeratzen duzue hiri segregazioa areagotzen duzue

arazo larri bati konponbidea emateko ez dugun denbora agortzen duzue eskerrik asko eskerrik asko

jauna aurkako txandan nork parte hartu nahi du aurkako txandan

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez beraz bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da aintzat hartzen jarraian boto azalpenera pasatuko gara eta hasteko vox ek ez du hitzik hartu behar beraz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea

eskerrik asko larrea andrea martínez jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko presidente baiezko botoa eman diogu eh bilduk aurkeztutako lege honi eta bueno minutu

etxebizitza euskadin eta estatu osoan eskubide bat da bai gainera hemen eskubide subjektiboa da eta baita ere azaldu duen moduan ander rodriguez jaunak giza eskubideen adierazpenean jasota dago eta beste

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi hona gatoz gaur lege proposizio bat eh bilduren eskuten datorren lege proposamen bat eztabaidatzera pasatako legealdian

euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok egun on gure taldearen botoa

hartzearen aurrean eta bat egiten dugu jaurlaritzak emandako irizpidearekin eta

lege proposamen konkretu honen inguruan dela gaurko eztabaida eta formaren gaia ere garrantzitsua dela eh bilduren proposamenean

euskal lege zibila arautzen duen bost barra bi mila hamabost legearen aldaketarekin egitea proposatzen duzue laugarren titulu bat gehituta eta nik uste dut puntu honetan behar beharrezkoa dela baita ere gogora ekartzea lege honen barruan jasotzen dela euskal zuzenbide zibileko batzordea sortzea

baizik eta baita legebiltzar honentzat ere eta ez da lege proposamen hau aurkezterakoan bere iritzia izan aurreko legealdian antzeko lege proposamen bat aurkeztu zuen talde berdinak eta ofizialki ez badago ere batzorde honen

proposamen horren inguruan bere bilera batean bai bat etorri ziren bere kide gehiengoa esaterakoan ez zegoela hemen eskumenik zuek proposatzen duzuen aldaketa hori egiteko espainiako konstituzioak eta baita gernikako estatutuak

eskumen esklusiboak adibidez legedi zibilean espainian estatuarenak direla bai esaten da horrek ez duela esan nahi eskubide zibil foral eta berezia kontserbatu aldatu eta garatzearen eskumenak ez direla

gure eskumen bezala aitortzen ditu baina gure ustez

zuek proposatzen duzuena euskal zuzenbide zibilaren legean aldaketa hori sartuta egitea gainera estatutuko aipamenak edo foruei buruzko aipamen orokor edo generikoek ez dute

horrelako garapenak egiteko eta proposatzaileak berak zuek diozuen bezala euskal zuzenbide zibila eguneratzea kontu handiz egin behar da eta gu horrekin ados gaude eta bat egiten dugu baina uste dugu kasu honetan eta proposatzen duzuen lege proposamen honetan

ez dela egiten bi mila hamabosteko lege horretan

landa eremuko errentamenduen kontratuen inguruan da eta zuek proposatutako artikulatuaren juridikoa gainera gure ustez argi uzten du ez dela zuen bokazioa hainbeste arrendamendu horiek

esku hartze bat proposatzen duzuela errenta horiei mugak jartzeko eta guk uste dugu zuzenbide autonomikoa eta zibila ez direla nahastu behar eta horregatik esaten nuen gaurkoan lege proposamen zehatz hori eztabaidatzera edo aintzat hartzera etorri garela eta formaren kontua garrantzitsua dela eta gure ustez planteatzen duzuena ez duzue modu egokian

guk uste dugu politika publikoetan etxebizitza politika publikoetan helburua izan behar duela parkea handitzea eta horretan ari da jaurlaritza aipatu dira europako esperientziak mugak jarri zaizkiela errentei baina batez ere alokairu formula gehien erabiltzen den

oso parke publiko handiak daude eta horrek berak prezio oso arrazoizkoetan eskaintzen diren etxebizitza publiko horiek eramaten dute baita ere merkatu libreko prezioak kontrolatzera eta adibide bezala viena jarriko nuke non berrehun eta hogei mila etxebizitza baino gehiago dituen vienako udalak bost euro metro karratuko

milioi erdi pertsonak eta horrek berak eramaten du baita ere merkatu libreko prezioen kontrola handiagoa izatera beraz nik uste dut

arautzea ez dugu uste hori denik etxebizitzaren arazoari eman behar zaion konponbidea estrukturala izan daiteke konponbide puntual bat

eragindako krisian benetan egoera larriak egon daitezke baina uste dugu

jo behar dutela eta uste dut bide hori ondo hasia eta ondo garatua eta garatzen ari dela eusko jaurlaritza guk bat egiten dugu horrekin nola ez eta esan dudan bezala aztertu gabe horrelako neurriak bueno hartzeko aukerarik

lege proposamena ez dela egoki proposatua izan eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea gai zerrendako hirugarren puntua
elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lan

erakunde arteko lankidetzari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria dauka hitza soto jaunak

soto jauna zurea da hitza zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popular

euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

mahaiburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on denoi ekimen honen helburua gobernuaren ekintza bultzatzea omen da bultzatze funtzioa legebiltzar jardueraren oinarrizko

eta begirune handia diot errespetu handia diot halaber ekimen zehatz

por ello defenderemos nuestra iniciativa eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz
eh bildu taldearen ordezkaria saez de egilaz andrea zurea da hitza

iruzurraz ari gara eta esan nahiko nuke hemen aste honetan gertatu den iruzurrik handiena aitor eta galder bi gazte arabarrak entzutegi nazionalak lau urteko kartzela zigorrera epaitu izana dela guretzat zentzugabeko

eta hemendik aitor eta galderri gure elkartasun guztia eta esatea beraiekin gaudela nola ez gaurkoan dagokigun gaira bueltatuz zalantza

arloan ematen den iruzurraren aurka egin behar da eta eh bilduk horretan sakontzeko bermeak izan behar ditugula defendatzen du iruzurraz ari garenean langileen eskubideak urratzeaz ari gara izan ere kasu gehienetan langile kolektiboen egoera zaurgarria baliatzen da iruzurra aurrera eramateko eta gaurkoan eztabaidaren lehen lerrora ekarri den gai hau ez da

baliatu behar dugun aukera que básicamente esto es lo que hay eta ez barkatu baina ez honek erakusten duen bakarra da merkeago ateratzen dela gazteak esplotatzea eta ditugun tresna juridiko eta instituzionalek ez dituztela bermatzen langileen oinarrizko eskubideak izan ere ikasi ostean bulego moderno bateko mahai iskina batean dagoen gazte hori edo beherapenetarako bi asteetarako soilik kontratatzen dugun

horiek ere langileak dira beraien eskubide laboral guztiekin kontratazioan ematen den iruzurrak aldi baterako bizitzera kondenatzen gaitu etorkizuna ez ezik oraina ere ziurgabetasunez bizitzera ezinezkoa da bizitza proiektuak garatzea

eta horregatik esaten dugu guk eta fokua kontu honetan jarri nahi dugu hain zuzen ere behin behineko kontratazioa iruzurra dela kasu gehienetan eta administrazioak eredugarri izan beharko lukeela arlo honetan eta ikusten ari gara egin behar ez denaren adibide dela oraindik ere badakigu

baliatu egin behar dira aukera denak eta oraindik ere gehiago egin daitekeela iruditzen zaigu adibidez lan harremanen kontseiluko informe baten arabera bi mila hogeiko azken hiru hilabetean sinatutako kontratu guztietatik ehuneko laurogeita hamalau koma hogeita hemeretzi behin behinekoak izan ziren

eta hauxe da justuki euskal administrazioan ere gertatzen ari dena non eta euskal administrazioarentzat lan egiten duten berrogeita hemezortzi mila zazpiehun langileek

abusu hau jasaten dute eta hau hau bai lege iruzurra da eta aipatzekoa da ere osakidetzako langileak jasan dutena jasaten ari direna eta gehiago gainera egungo anormal honetan lehen lerroan osasun publiko duina eta kalitatezkoa eskaintzeko ahalegin denak egiten dituzten bitartean beraiek behin behineko ia hogei kontratu baino gehiago sinatzen dituzte urtebetean kontratu batetik bestera

horrek suposatzen duen karga emozional eta lan karga guztiarekin eta honek guztiak egun bizi dugun errealitatea kokatzeko balio digu enplegu publikoan ematen den iruzurra ez da soilik eh bildurerentzat hau egunero bizi diren egoeren kronika txiki bat besterik ez da eta horrela salatu zuten adibidez sindikatu guztiek aste honetan bertan batzordean egindako agerraldian

iritziaz galdetu zitzaienean eta horrela esan dute hainbat ebazpen judizialek ere baita europar batasuneko justizia auzitegiko

eaeko administrazioko behin behineko enplegu tasak kontratazio temporalari buruzko europako zuzentaraua urratsen du eta hori iruzurra ere bada

hala ere aurkezten den legez besteko proposamenak ez duela orain arte planteatutakoarekin berrikuntza handirik planteatzen edo suposatzen orain arte ohikoak izan diren tresnen aldeko deia egitera bideratu dela iruditzen zaigu hala nola sentsibilizazio kanpainak lan iruzurraren aurkako buzoia indartzea

pasa den legegintzaldi amaieran ere antzeko legez besteko proposamen bat eztabaidatu genuen eta gure taldetik ere negoziaketak egon ziren erdibideko proposamen bat sinatu zelarik orduko akordio hartatik gaurkoan dugunera kontua

iruditzen zaigu eta era berean erdibideko hartan sei hilabeteko epean administrazio guztien arteko koordinazio integralerako protokolo bat definitzea proposatzen zen

ematen zitzaion eta gaurko proposamenean protagonismo hori

ekarri iruditzen zaigu beraz guretzat gai honetan funtsezkoa da lan harremanen euskal esparrua aldarrikatzea ere iruzur laboral eta fiskalari eraginkortasunez aurre egiteko tresna errealak behar ditugulako eta horiek eskainiko

euskal erakundeen erabakimen gaitasun integrala behar dugu eragile sindikal eta ekonomikoen parte hartzearekin eta noski euskal errealitate sozioekonomikora egokituta besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko saez de egilaz andrea erantzunen txandara pasatuko gara elkarrekin

del empresariado eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria

eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rico jauna zurea da hitza

rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

jauna eh bildu taldearen ordezkaria saez de egilaz

aurreko puntuan aipatu ditugun kontu batzuetan sakondu nahiko genuke ikusi dugulako gainera orain arte eztabaidan gutxi hitz egin dela kontu honen inguruan

izugarrizko ondorio larriak utziko dituela eta utzi dituela ja enplegu eta enpresetan eta testuinguru honetan sortzen den egoerak kezka sortzen duela izan ere enpresa batzuk diru publikoa jaso ostean pandemiaren

enplegua suntsitzeko eta honek langileekiko izugarrizko

esan nahi dugu hori horrela irudikatzen dugula eta inolako zalantzarik gabe erreforma honek

iruzurra suposatzen duten hainbat egitate hain justu hori da aste honetan adibidez barakaldo eta sestaoko pcb enpresako plantilletan gertatu dena kasu honetan

eta ereak suposatzen dituen kaleratzeen aurkako informea egin zuen ulertuta enpresak alegatzen zituen kausak koiunturalak direla eta ezin dela ere bat abiarazteko kausa baliagarria izan

auzitegietara jotzea besterik ez zaie geratzen langileei beraien enpresen defentsan argi dago ordezkariekin negoziatzeko aukera errealak behar ditugula eta egoera honen aurrean administrazio publikoaren irizpideak ere jarraitzeko aukera izatea ezinbestekoa dela

lehen lerroan lan erreforma bertan behera uzteko beharra eta iruditzen zaigu alderdi bezala ere eta ordezkari politiko bezala ere horretarako betebeharra dugula denok langileen eta jendarte osoaren aurka jarduteko aukera den denak baliogabetu behar ditugulako

lege iruzurraz ari garenean lan erreformaz ere ari gara gaur aipatu diren kontuak garrantzia handia dute horregatik modu orokorrean lege iruzurra

denak erabili behar ditugu eta beharrezko badira gehiago sortu

daukaguna baino gehiago sortzen duelako eta honi aurre egitea posible dela iruditzen zaigu horregatik baliatu
egin behar dira ditugun tresna denak besterik gabe eskerrik asko

eztabaida bozketara pasatuko gara eta lehenik bozkatuko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

beraz lehenengo bozkatuko dugu bat hiru eta lau puntuak bat hiru eta lau puntuak bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian bi eta bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

beraz ez dira onartu bi eta bost puntuak jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde hirurogeita bat contra sei abstentzio beraz

osoko zuzenketa bozkatuko dugu eta lehenik bat eta lau puntuak bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira bat lau puntuak jarraian bi hiru puntuak bozkatuko ditugu

gai zerrendako laugarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

lehiakortasun plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen

zabaldu sakondu elkartu pilotu gauzatu beint

para cambiar las cosas gracias eskerrik asko larrea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz
euskal talde sozialistaren ordezkaria andueza jauna zurea da hitza

andueza jauna euzko abertzaleak zabala andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok

eskerrik asko bi mila hogeiko datuen arabera euskal autonomia erkidegoan esportazioak

hau da euskal enpresak atzerrian saldu eta hornitzen dituzten ondasun eta zerbitzuak bi mila hemeretziko datuekin alderatuta ehuneko hemezortzi koma berrogeita hamar txikiagotu dira esportazio horien zenbatekoa azarora arte hemeretzi mila berrehun eta hogeita bat koma hamar milioi eurotakoa izan da

izan direlarik inportazioek enpresak

eta kontratatzen dituzten zerbitzuak aldiz bi mila hemeretzitik ehuneko hogeita bi koma hirurogei murriztu dira bi mila hogeiko azaroa arte beraien saldoa hamalau mila laurehun eta zazpi koma laurogei milioi eurotako izan da estatuko ehuneko

merkataritza balantzea esportazioak ken inportazioak lau mila zortziehun eta hamairu koma hogei milioi euroko saldo positiboa izan du hau da

irteten diren ondasun edota zerbitzuak sartzen direnak baino gehiago dira

hiru handiagoa izan zen datu hauek aztertuz esan dezakegu euskal enpresa esportatzaileek

ahalegin handiak egin beharko dituztela zeregin horretan eusko jaurlaritza orain arte bezala lagun izango dute

programak pixka bat azalduko ditut batzuk esan dira baina

eta ertainei zuzenduriko programa da kanpo merkatuetan sakondu edota dibertsifikatu nahi dituzten eta oso nazioartekotuta dauden enpresentzako sustapen gastuentzat itzuli beharrik gabeko diru laguntzak dira helburua merkatu hauetan duten ahulezia egoera gainditzen laguntzea da enpresa lehiakor bihurtuz bigarrena gauzatu

gure nazioarteko enpresek kanpo merkataritzan formaturiko profesionalak behar dituzte eta horretarako talentuaren lan ildoaren barnean beka programa ezberdinak aurki ditzakegu

urtean ehun profesional hezitzen dituen programa da ingelesa menperatzen duten euskal unibertsitateko

programak hiru fase ezberdin dauzka eta hogeita hiru hilabetez luzatzen da lehen faseak hiru hilabete irauten ditu eta prestakuntza teoriko espezializatuan datza

eta eskualde eta sektore garapeneko beste erakunde batzuetan gauzatzen da hamabi hilabeteko iraupena du

eta hirugarren fasea zortzi hilabetez praktika profesionalak nazioarteko enpresetan hamaika milioi berrehun eta hogeita lau mila euro diruz lagundua dago eta laguntza guzti hauek zertarako

lehiakorragoak izan daitezen lehiakortasunak enpresen arrakasta edo porrota baldintzatzen du enpresa batek

lehiakideak gainditu behar ditu eta horretarako behar beharrezkoa da lehia abantaila jasangarri bat sortzea eta garatzea lehiakorrak baldin badira errentagarriak izango dira bideragarriak kaudimena izango dute iraunkor bihurtuko dira arrakasta izango dute negozio bolumena handituz joango da eta honek ondorio zuzen bezala

y o se creen nuevos horregatik gobernua sostengatzen dugun taldeok proposatzen dugu lehendabizi euskal enpresak nazioarteko merkatuetan ondo kokatzen laguntzea lehiakorrak izaten laguntzea eta honek ondorio zuzen bezala lana sortzera eragingo du epe ertain edota luzerako lan duin

eta amaitzeko kontuan izanik ekimen hau urriaren hamaseian erroldatua zela eta gaur otsailaren laua dela eta zuen taldearentzako

aurrekontuak tartean izan direlarik zergatik ez duzuen zuzenketa bakar bat ere ez aurkeztu

eskerrik asko zabala andrea mistoak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

eskerrik asko soto jauna eh bildu taldearen ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

irakurtzen hasi nintzenean harritu ninduen bai eta interesa jarri nion

gaiak baduela garrantzia baduela inportantzia baduela

txikienak diren horiei laguntzeak baduela mamia ezta baina egiari zor aurrera nindoan neurrira eta zioa eta

bata bestearen atzetik zihoazen neurrian ba globo bat bezala ez puztuta zegoen globo bat eta interesa hartzen zuena

eta iritsi da momentu bat non legez bestekoaren muinean hau da proposamenean

hau da hutsa eta azpimarratzen dut guretazako esportazioak berebiziko garrantzia dute ekonomi industrial batean balantza

garrantzia dauka aberastasuna sortzeko tresna bat direlako

eta zentzu horretan gaiak garrantzia du eta are eta garrantzia gehiago enpresa txiki eta micropymes ari baldin bagara

espezializazioaren ondorio dira batzuk gauza batzuk sortzen dituzte beste batzuk

elkartruke horren ondorioz inportazioak eta esportazioak ematen dira

produktuak produktu industriak dira esportatzen ditugunak eta balio erantsi bat dute

makina erreminta esportatzea edo tomateak esportatzea batak eta besteak sortzen duen aberastasuna eta dakarren aberastasuna oso desberdina delako

hau da kolonizazio garaian eta europak bere metropolietara

ekartzen zituzten askotan lapurtzen zituzten ustiatzen zituzten herrialde hauek bueltan produktu manufakturatuak eramateko ez eta oreka horretan ba batzuk ateratzen ziren irabazten eta besteak

inportazio eta esportazioaren historian botere harreman desorekatuak izan dira historikoki horren guztiaren muina eta gaur egun ere horrela jarraitzen du baina gurean balantza positiboa daukagu eta nik ikusi ditudan datuen arabera bi mila hemeretzian ba hogeita bost mila milioi gora esportatu genituen eta

eta esandakoa balio erantsia duten produktuak esportatzen ditugun neurrian aberastasun hori dakarkigu eta balio erantsia duten produktu horiek dakarkite aldi berean

lan baldintzak duintzeko aukera ere ezta azken finean gure ekonomia industria indartsu bat daukan neurrian industria

indartsu bat izatea ahalbidetzen digu eta horrek

ahal izateko beraz guretzako ezinbestekoa da industri ehun industri sare inportante gihartsu bat izatea euskal herrian eta hori ezinbestekoa da eta sarri esan dugu tertziarizazioak dakartzan arriskua ze tertziarizazio horren ondorioz

miseria dakar horrekin batera beraz gaia inportantea da gaia ekonomiaren oinarrira doalako eta guretzako ekonomia industrialak daukan

gure ustez legez besteko honek proposatzen dituen gauzak baino askoz gehiago egin beharra daude ezta azken finean formazioan inbertitu behar da

zein gaur egungoak kualifikatua egon daitezen bai maila teknikoan baita hizkuntza arloan ere baita egoera aldakorrei erantzuteko gaitasunak izan ditzaten beraz formazioa ezinbestekoa da ikerkuntza eta garapenean inbertitzea ezinbestekoa da gure produkzio edo gure produktu sare guzti horiek eta esportatzen dugun horrek balio erantsia izan dezan eta zentzu horretan sare horien elikatze horretan

eta garapen agentziak ezinbesteko tresnak dira gurea bezalako herrialde baten adibidez gipuzkoan non eskualdeetan eta micropymeak beraientzako erreferentziak diren eta beraien sostengurako tresnak diren

garapen agentziak aspaldian ahaztuak daudela eta babes gehiago beharko luketela eusko jaurlaritzaren aldetik kanpo bulegoak indartu behar ditugu azken finean diplomazia ekonomiko hori ere

gure enpresei kanpoan daudela bultzada asesoramendua laguntza emateko bulego hauek ere behar ditugu eta hemen hemen bai adierazi nahiko nuke marka espainiak guretzako euskal herriarentzako euskal ekonomiarentzako sortzen dion kaltea zergatik

sol y playa jamoncito y olé bezala ikusten delako askotan eta hori kaltegarria da guk beti esan dugu ikuspegi demokratiko batetik herri honek bere buruaren etorkizuna erabakitzeko eskubide osoa du

pisu bat da zama bat da eta hori ere esportazioei eragiten die marka espainiak ez dio batere laguntzen euskal industriari

izan behar ditugu ezin garelako erori bestela gure esportazio guztiaren edo zati handi bat produktu edo sektore zehatz batean egotea

automobilgintzari edo horren inguruko etorkizunaz hitz egiteko

industria batek bere egunak kontatuak dituela eta

hemen oso inportantea den industria horren etorkizuna bideratzeko hitz egin adostu eta bideak planteatu beharko ditugula finean

urtebeteko kontratuetarako laguntzak esatea edota

arrazoi eskasak eskaintzea gure ustez enpresa txikiek esportatzen laguntzeko irtenbide multifokalak eta

kanpora bidaltzeko baina aurretik etxeko lan asko egin behar dituzte gure enpresak ehuna eta

gehienetan produkzio kate baten zati txiki bat dira ez dute produktu amaiturik ez dute zer saldu kanpoan askotan hau da produktu katearen zatitxo bat dira

askotan merkatua aztertzeko ez denborarik

askotan gerentea eta langileak elkarrekin daude lanean bulegoan garbitzen eta larunbat goizetan lanean ez dute bisio hori kanpora esportatzeko garaian

aurrekari guzti horiek planifikatzeko aukerarik ere eta horretarako enpresen arteko aliantzak sustatu behar ditugu

misio komertzialak bere garaian egiten ziren asko egiten jarraitu beharko lirateke

plan pertsonalizatuak behar dituzte enpresa txiki guzti hauek akonpainamendua ezinbestekoa da agendak prestatu behar zaizkie beraiekin joan behar dira

bilakatu arte ze bestela han izango da eta simil bat egitearren saskibaloiko partida batean time breakean erdibidean publikotik ateratzen den umea bezalaxe publikotik ateratzen dute ume bat eta esaten diote kanpo saskiratzen baldin baduzu

ez da iristen saskira ere ume horri akonpainatu egin behar zaio eta lehenago erakutsi beharko zaio gertutik sartzen

esportatzeko aukera izan dezan eta erdi kanpotik sartzeko baloia beraz gaia serioa da eta gure ustez eutsi behar zaio

ekin behar zaiola eztabaida horri gu hor egongo gara

fuerte bat behar dugula gihartsu bat behar dugula ikusi dugulako deslokalizazioak eta kanpoko kapitalen

ekonomia ehun bat esportatzeko gaitasuna izango duena baina herri honi lotura izango duena eta horretarako prest gaude horregatik gu gaur hemen abstenitu egingo gara gaiak garrantzia izan arren

iriarte jauna erantzunen txandara pasatuko gara euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den larrea andreak dauka hitza

larrea andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak zabala

nire lehen hitzartzea amaitzen nuen galdetuz larrea andreari ulertu dizudalako lehentasunezko gai bat genuela gaur hemen eztabaidagai

lehentasunezkoa baldin baden ez duzuen aurrekontuetan honi buruzko ezer aurkeztu ez didazu erantzun baina bueno nik begiratu ditut zuzenketa horiek eta ez dago programa hauek hobetzeko zuen proposamen bakar bat ere ez

zer egin zitekeen edo ez nazioarteari buruz hitz egiteko uste nuen gure betebeharra legebiltzarrean gobernua bultzatzea zela eta horretarako zela ekimena baina

lasaitzeko zuek lasaitzeko esango dizuet gobernua lanean ari dela eta

euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko programa

erakundeek planteatu duten erantzuna covid hemeretziaren osasun pandemiak enpleguan eta ekonomian sortutako krisiari aurre egiteko

tapia sailburuak bere saileko aurrekontuak aurkezterakoan hemen izan ginen biok

azaldu dizugun horietako hogeita hiru milioi ehun eta berrogeita hamabost mila bostehun eta berrogeita zazpi euro

hamar koma bederatzi nazioarteko jarduera programetara eta hamar koma zazpi milioi

bi mila hogeita bateko deialdirako enpresa txiki eta ertainentzat laguntza programak zeintzuk ziren eta zein izango da beraien zuzkidura

becas internacional cinco milioi global training sei milioi berrehun mila elkartu bederatziehun mila pilotu

hori dena sailburuak aurkeztu zigun hemen aurrekontuak azaltzera etorri zenean hori da gobernuak nazioartean

konpromisoa eta euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztutako zuzenketan eskatzen diogu beraiekin lanean

formakuntza eta laguntza eta pp ciudadanosi

hori da guk aurkeztu dugun zuzenketa eta irakurriko dizuet sektorearekin lankidetzan nazioartekotzeko laguntza programetan

indartzeko eta bigarren puntua enpresa esportatzaileei kanpo merkataritzan prestakuntza handia duten emakumeak eta gizonak trebatzen laguntzea hori da gobernua sostengatzen dugun taldeok gobernuari eskatzen dioguna eta gustatuko litzaiguke bai ekimenaren aurkezleak eta baita ba penaz baina zuzenketarik aurkeztu ez dituzuen taldeok gure

eskerrik asko zabala andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

eskualdeko adibideak jarriko dizute tolosaldekoa hogeita zortzi udalerri hemeretzi udalerrik mila biztanletik behera zazpiehun enpresatik gora ehuneko hirurogeita lau micropymeak

berrogeita hamairu industriagune hori da

enpresariekin zaudenean esportazioaz hitz egiten duzu

a ver biharko lana ateratzen dudan gure eskualdea industriala da baina esportatzeko helburu hori

beste katebegi horretan beste inguruko enpresa batentzako asko

eta honen arrazoia nahiko argia da goierrik

indartsuak ditu eta marka propioa eskatzen zuten eta aldarrikatzen zuten hobeto lan egiteko munduan zehar denok dakigu ze enpresa diren hauek beraz lan egin behar dugu eta micropymeetaz ari garela esportaziorako hitz egiten ari garenean micropymeak

nire muinera garapen agentziak dira garapen agentziak duela urte batzuk

enpresa ildoa sustatzeko gaur egun ez dute ez dute gaur egun garapen agentziak

aurrekontuak dituzte eta gero diputazioak garai batean eusko jaurlaritzak beraiei

eta enpresa askorentzako ertainak diren enpresa batzuentzako esportatzea beraiek kontratatu ditzakete kanpo asesoriak edo eta bestelako mekanismoak izan ditzakete lanketa hau

ez eta zein dute ondoan garapen agentzia dute ondoan beraientzako nodoa askotan garapen agentzia da beraz

garai hartako langabezia tasa izugarriari aurre egiteko

eskualde batean eta gurea bezalako eskualde guztiak dira gipuzkoan adibidez eskualde txikiak eskualdeak enpresa sare handia dutenak enpresa industrialak direnak

indartzea beraz gure ustez eztabaida sakona da inportantea da ezinbestekoa da baina uste dugu gaurko

ez dituela horiek betetzen ez batzuenak ezta besteen zuzenketak ere horregatik bai batzuen zein besteen aurrean abstenitu egingo gara noski guk proposamenak egiten ditugula eta gu ehun industrial hori sustatzeko

indartze horretan behintzat beraz mesedez ez ezazue hartu esaldi bat kontestutik atera eta demagogia egin gu lanerako gaude lanerako gaude

eskerrik asko iriarte jauna eztabaida

taldeak aurkeztu duen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita bost abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mistoa talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

larrialdietako unitate militarrak zaldibarko zabortegian lurperatutako joaquín beltránen gorpuzkiak bilatzeko lanetan parte har dezan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda mistoaren ordezkaria den martínez andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria

larrea andrea euskal sozialistak alonso jauna

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldeak ez du hitzik hartu behar

amaituta bozketara jarriko dugu talde mistoak eta euskal talde popular ciudadanos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz ez da onartu erdibideko gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eitbko zuzendaritza eta ardura postu berriak aukeratzeko prozedurari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkari den agirre andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

daudenean euria den ala ez ba kazetariak

kazetari onak leihora irten behar du euria den ala ez ikusteko

langile eta poliziaren arteko istiluak daudenean ez da nahikoa jasotzea batetik langileak bati sudurra apurtu diotela esaten eta bestetik barne saila esanez kargarik ez dela egon eta langileen eraso biolentoei ez diotela egin kazetaritza ona egiteko leihora irten behar da dauden irudi guztiak ikusi eta gertatutakoa erakusten dutenak argitaratu hori da kazetaritza ona eta ez

baina oraindik hori baino kazetaritza eskasagoa egin liteke esan dezagun eztabaida handi bat dagoela pandemia eta konfinamendu baten erdian

egokitasunaz patronalak baietz eta langileen ordezkariek ezetz eta orduan telebista publiko batek erabakitzen du ahotsa alde

eta ez edozelan ematea gainera ezohiko formatu batean eta areago pandemia edo konfinamendu baten barruan egonda patronaletako ordezkaria hain zuzen ere momentuko gobernuaren tesiekin guztiz bat datorrena estudioetara eramaten du zuzenean elkarrizketatzeko

albistegiko lehen albiste bezala gainera horrek ematen duen presentziarekin edo

eta batez ere horrek ematen dizkion minutu guztiekin bere postura defendatzeko audientzia gehien dagoen orduan telebista horrek ordea

ordezkariei hau da sindikatu bakar bat ere ez da agertzen bertan

zer esanik ez adibide biak oraintsukoak dira euskal telebistan gertaturikoak eta

zer gertatzen da etbn holakoak egiteko pertsona batek hanka sartu lezake hori gerta daiteke esan dezagun aginte organoetan beherengo postuetan dagoenak arloburuak albisteari tratamendu hori ematea proposatzen

baina ez dago filtro gehiagorik galdetu dezakegu editorea ere ados egon da erredakzio burua ere bai

etbko zuzendaria eitbko zuzendariak zer dio horren aurrean zer gertatzen da etbn holakoak gertatu ahal izateko beste adibide bat etbek alderdi politiko eta erakundeei albistegietan emaniko denborak esate baterako azkeneko datuak azarokoak diote euskal erakundeei lau eta hogeita hamabost minutu eman zitzaizkiela etbn azaroan alderdi politikoei ostera ordubete eta berrogeita hamairu minutu baina

gobernuan dauden alderdiak ere sartuta daude beraz hogeita bederatzi minuturekin hain zuzen ere beraz agintean daudenek azaroan

eta gainontzeko alderdi guztiek ordubete eta hogeita lau minutu bost ordu eta lau minutu batetik eta bestetik ordubete eta hogeita lau minutu eta hortik beste galdera bat dator zelan erabakitzen da denbora hori eta espazio hori

bera ematen zaie batzuei eta besteei eta zergatik da esate baterako adibide bat ipintzearren beti albiste ia karikatura bihurtzeraino

baina egiten duzun guztia zergatik da beti albiste covidarekin gaixotuta ere

eta zergatik eta zelan da posible hori zergatik etbk eskaintzen du irekiak

atariak argitaratzen duen gauza berbera ohikoa izatearren ez da normala gure ikus entzunezko kulturaren parte bihurtu bada ere

normala zergatik telebista publikoa da gobernuaren telebista balitz bezala galdera horri erantzuteko eitbren tripetara begiratu behar dugu hau da gobernantzara

noren eskuetan dagoen ikusi behar da noren eskuetan dagoen eta nola eskuratzen den ere bai eta eguneroko albistegietara mugatuko naiz

eta plaza eskuratzeko oposaketak aukera berdintasunean eta baremo objektibo eta gardenekin egiten da hori hau da berme batzuekin

hor hasten da karrera profesionala eta amaitu ere bai egun berean plaza eskuratzen den egun berean hasi eta amaitu egiten da karrera profesionala hasi eta amaitu egun berean hortik aurrera ardura postuetara

hortik aurrera hatzamarrez banatzen dira ardura postuak eta kasu batzuetan plantillakoa ez den jendearen artean ere bai atzeko atetik

ez dakigu ez dira publiko eta gardenak nahiz eta legebiltzar honetatik hori eskatu izan zaion eitbko

aurreko zuzendari nagusiak hemen esan zuen gauza argigarri bat esan zuen erredakzioan jenderik onenak prestatuenak

argitu egin behar da eskaintza hauek ez direla publiko eta zabalak izaten baizik eta despatxuetan izaten direla konfiantza pertsonalaren araberakoak

eitbn gertatzen denaren sintoma larria eta zergatik esaten dute ezetz galdetu dezakegu

badakitelako ze morrontza dakarren hau da gobernuaren morroia izatea dakarrela baietz esateak

jakin badakitelako batzuetan irizpide profesionalari

badakitelako men egin beharko dutela behin baino gehiagotan eta ez daudela horretarako prest eta baietza esaten dutenean ostera ez da akaso izango batzuetan ebentualak direlako edo esaten dute gobernuari men egiteko inongo arazorik ez dutenek edo areago baita gustuz egingo dutenek honek gainera

onenek ezezkoa ematen badute zuzendariak esan zuen bezala esaten dute baietz onenek ez behintzat hori da labur esanda

ildoaren nondik norakoak azaldu ditzakeena izan ere eitbk arazo bat du

gobernuaren menpeko ez izateko independentea izan ahal izateko arazoa hala ere ez da eitbrena bakarrik ez da hain kasu berezia eitb honetan esan bai daiteke oso mediterraneoa dela eitbren eredua mediterraneo inguruko hau da espainia frantzia italiako telebista publikoen ereduak

bere zuzendaritza organoak izendatzen diren moduagatik

zuzendaria gobernuak izendatzen badu ere gainontzeko postuak meritokrazian

alemania eta europako iparraldeko komunikabide publikoak ostera askoz ere parte hartzaileagoak dira eta eragile sozialek askoz ere leku gehiago dute gobernantzan eitb beraz badu nora begiratu bidegurutzean dagoen honetan

honetan guk euskal herria bildun uste dugu eredu berri bat behar duela gobernuaren menpekoa izango ez dena askoz ere

izango den gobernantza eredu berri bat behar duela eitbk

ez dadin izan momentuko gobernuaren morroi

azken hori azpimarratu gura dut baten batek esan lezake gaurko proposamen hau gobernuan dagoen alderdia higatzeko desgastatzeko dela baina ez berandu baino lehen geu izango gara gobernu euskal herriko zati honetan eta gauza bera defendatuko dugu uste dugulako

herrigintzaren zerbitzura egon behar dela eta ez alderdi baten momentuko interesen menpe hori da guk nahi duguna eta

eta horregatik aurkeztu dugu legez besteko proposamen hau uste dugulako eitbren independentziarako eta horrenbestez zerbitzu publikoaren kalitaterako

prozedura publiko baten bidez aukeratzea horretarako uste dugu ezinbesteko baldintza dela ikus entzunezko arloan esperientzia izatea hautagaiek eta jakina gure herrian ofizialak diren hizkuntza biak menperatzea eta era berean proposatzen dugu

legebiltzar honek onetsitako legez besteko proposamenak berrestea

talde popularrak eginiko zuzenketaren inguruan ados gaude zuzendari nagusia lehiaketa publikoz aukeratu behar da hala adierazi dugu guk ere behin baino gehiagotan horrekin ados gaude baina administrazio kontseiluari dagokionez alderdi popularrak proposatzen duena

ez dakit pulitzer saridunak ikus entzunezko aditu gorenak ez dakit munduko komunikabideen

handienak ipinita denon adostasunarekin gainera

berdin berdinak izaten jarraituko lukete eitbko administrazio kontseilua organo kontsultibo hutsa delako inongo eskumenik

zuzenketarik ez bestelakorik egiteko eskubide barik eta bestetik daukan beste eskumen bakarra da organigrama berrestea baina hor ere ez dauka inongo aukerarik ez proposamenik egiteko ez aukeraketa prozesuetan parte hartzeko

iritziz gaur egun gaindituta dagoen eredu bat da hau eta

edo kontseiluko kideak aukeratzeko era aldatzea eskema horretatik gobernantza gainetik egin behar da beste komunikabide eredu bat nahi badugu gure iritziz legebiltzar honek izan behar du bai komunikabide publikoari kontrola egiteko eskumena herritarren ordezkariak garen neurrian baina uste dugu ere

beste erakunde batzuk beste berme batzuk ere egon behar direla komunikabide publikoaren gubernamentalizazioa ekiditeko gaurko gure proposamen hau urrats bat da bide horretan ez azkena jakina baina

zuzendari nagusia dagoeneko izendatuta dago bere independentziaren inongo berme barik eta eitbren historian kontrako boto gehien momentuz eitbren zuzendari berriak kargu berri bakarra izendatu du estrategia zuzendaria hau ere inongo prozedura publiko eta

zuzendari berriak uste dugu urrezko aukera dela hau gauzak beste modu batera egiteko

adostasunaz onespen zabalaz onenek onenek gobernatu dezaten eitb benetako komunikazio zerbitzu publikoa eskaintzeko independentea anitza orekatua prestigioduna herritarren zerbitzura egongo den komunikabide publikoa eitbko txoriari libre hegaz egiten utzi diezaiogun ez diezaizkiola inork hegoak eta amaitu orduko ongi etorri eman nahi diet zeinu hizkuntzako interpreteei

eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal

eskerrik asko gordillo jauna mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria gustavo jauna

gallástegui andrea euzko abertzaleak díez

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi ugariak dira euskal irrati telebistak aurrean dituen erronkak ezagunak
eitbren helburuak eta argia eitb arautzen duen legea

ondo zehaztuta agertzen dira zentzuk diren eitbk izan behar dituen oinarri irizpideak

eta alderdikeriarik eza bereizketa berri emanketa eta iritziaren artean begirunea berdintasuna eta aniztasunari orotariko interesen alde egitea errespetua araudian jasotako eskubideei kultura eta euskararen sustapena eta beste batzuk eta horiei buruz

honetan horien artean azkena izan zen elkarrekin podemos taldeak ekarritako legez besteko proposamena hasieran

baina azkenean lortu genuen akordio bat sinatzea talde batzuen artean hori horrela izan zen lehenik eta behin talde proposatzaileak izan zuelako

guk horrela aitortu genuen pozik onartu genuen eta uste dugulako hori dela beharrezkoa politika egiteko eta baita ere hori horrela izan zen talde batzuk ba ahaleginak egin genituelako batzen gintuena balioan jartzeko laburbilduz politikagintzan aritu ginen gaur

aipatu berri dudan aurreko beste horrekin inolako zerikusirik ez duena zerikusirik ez edukiaren aldetik eta are gutxiago borondateari

alde batetik prozedura aldatzea eitbko zuzendaritza taldea aldatzeko eta aldi berean bertako langileen karrera profesionala bermatzea begira lehenik eta behin esan behar dugu eitbk kapital oso handia duela

ez naiz diruaz ari pertsonaz giza taldez osatutako kapitalaz ari naiz pantailaren alde batean

ikusle entzule erabiltzaile leiala izan dena

hartu duena eta eitb informazio eta entretenimendu iturri aitortu duena

bertako langileak horiek gabe ezinezkoa litzateke

den moduan erreferente izatea eitbk ezingo lioke eutsi gaur egun herri honetan duen lidergoari beraz langileek jakin behar dute

gaur egungo zuzendaritza taldea bertan dagoen bitartean euren karrera profesionala bermatuta egongo delako y con respecto al método de elección

nagusiak legebiltzar honetan egin zuen azken agerraldian

zeintzuk diren eitbk aurrean dituen erronka nagusiak digitalizazioa euskara sustatzea erakundetzea eta kate bakoitzaren helburua

guztiei aurre egiteko eitbk behar duena

de este parlamento begira agirre andrea jarraitzen duzue pentsatzen legebiltzar

honetako konposizioa eta honetan dagoen egoera aurreko legegintzaldian zegoen egoera bera dela y

jauna erantzuten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria agirre andrea zurea da hitza

ulertzea berez nik ere absurdoa iristen diot gaur hau eztabaidatzen egotea nik uste dut

hemen legebiltzar honetan adostutakoa aurrera eramateko baina ikusten duguna da

erresistentzia hori ardura postuak etbn

baremo objektiboekin onartzeko ez dut ulertzen

ze zuzendaria bera eta gainontzeko ardura postuak dauden pertsonak onenak eta egokienak izango badira zuen iritziz

horrela erakutsi ahal izango dute ze gaitasun daukaten eta eurak direla pertsonarik egokienak postu horietarako baina guk

izan dezaten eta berme guztiekin egindako prozesu bat izan dadin

eta ez dakit zer gertatu den ere aurreko legegintzalditik hona ze hemen bigarren puntua da berrestea hemen denon adostasunez onarturiko puntuak eta orain ezetz diote diozue zer gertatu da bien bitartean hori zuei hainbeste aipatzea gustatzen zaizuen

gertatu dena aurreko legegintzalditik hona ze nik ez dut ikusten eta hemen jarraitzen dugu lehengo lepotik burua izaten esaten duzu

apenas ez da aldatu etbren legea

komunikabide publiko batzuk egokitzapenak egin izan dituzte azken urteotan eitbk ez du bakar bera sakoneko aldaketa bakar bat ere ez egin beren

nik uste dut zuek esaten duzuen adostasun hori

ere momentu onean uste dut urrezko momentua dela orain oraindik ere izendapenak egiteko daude bueno bete dezatela eitbko zuzendaritzak hemen

erabakiak ezin dute etbko profesionalen izenean hitz egin baina eskertuko dutela esango nuke

inkestan ehuneko hirurogeita hamabostek esan zuten etbko albistegiak gobernuaren aldekoak zirela ondo ezagutzen dute errealitatea ondo

aldaketa batzuk egiteko ezin dugu aukera hau galtzen utzi uste dut etorkizuneko eitb

eraikitzen hasi behar dugula eskerrik asko agirre andrea

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna mistoak ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza bertatik

gracias señoría eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak

agirre andrea begira komentatu duzu bueno eman dituzu datu batzuk denborari buruzkoak zenbat denbora agertu diren erakundeak teleberrian zenbat denbora agertu diren alderdi politikoak baina

ahaztu zaizkizu hainbat elkarte hainbat plataforma proiektuen kontra daudenak sindikatuak ere ahaztu zaizkizu horiek ere pnvkoak dira denak

horiek ahaztu egin zaizkizula gero baita ere komentatu duzu prestatuen dagoen jendeak erredakzio barruan ez duela nahi batzuetan ba zuzendaritza karguetara joan

eta bukatzeko esan diguzu oso komunikabide politizatua dela eitb

díez jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

beraz ez da onartu eh bilduren jatorrizko testua jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

beraz ez da onartu eta azkenik mistoa taldearen osoko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y ocho contra beraz

zazpigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena medikudun bizi euskarri

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den

eta defendatzeko eskerrik asko

egun on sailburua legebiltzarkideok berriro eztabaida hau ekartzen dugu legebiltzarrera aurreko legealdian

zuzenketa zehatzak bideratu genizkion gai honi buruz eta aurten ere aurrekontuei

berberak aurkeztu dizkiogu pentsatzen dugulako

alderdi sozialistak aurkeztutako testua uste dut ez dela nahikoa oso orokorra dela eta ba zentzu horretatik kontrakoa botoa emango diot besterik gabe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

puntuka bozkatzea baina oso ondo esan dizun bezala hernández jaunak arazoa ez da

beste bat jarri edo ez jarri baizik eta hemen arazoa sakonagoa da eta benetan

konponbidea jartzeko zeren gaur ere hizpide dugu urteetan konpondu gabeko arazo bat behin eta berriro legebiltzarrean bueltaka daukaguna

egotea konpondu gabe urteetan horrek erakusten du zerbaitek ez duela ondo funtzionatzen

erakusten du gobernuak ez duela eraginkortasunez erantzuten ezta oposizioko taldeak ere nahiz eta guztiok ez dugun ardura maila berbera

eztabaidagai etxe honetara etorri ziren emergentziak eko langileen ordezkariak

eta pandemian ere agerian geratu zen ba zeuden gabeziak

euskarrian bai programatuan emergentziak erakunde sanitario integratua azken urteetan azken urteetan etengabeko gainbeheran

norabiderik gabe eta horren erakusle dira hainbat adibide eta adibide batzuk jarriko ditut ikusteko zer gertatzen ari den emergentziak en

izandako gatazka zentro koordinatzaileak zentralizatzearen inguruan eztabaida bat izan genuen jaurlaritzaren asmoa zen zentralizatzea

hori geratu egin zen eta jaurlaritzak konpromezua hartu zuen

txostena ez dugu ezagutzen hori alde batetik beste adibide bat azken urteetan emergentzietako zuzendaritzatik zenbat jende pasa da eta gobernuak sartu du bertan jende bat gaiaz ez dakiena ez dakiena horrez gain ere ahaztu gabe pandemia bete betean

emergentziak eko gerenteak egin zuena ez gero azken egunetan ikusi txertoarekin zer gertatu den emergentziak

alorrean sartu gainera geratu egin da bertako txertaketa bertan lana egiten duten langileen artean ere

eta oinarrizkoan ari direnak baina egunerokoan covid pazienteak ari direnak garraiatzen ere ez dira lehentasun txertaketa fasean

beraz gaia ez da gaia ez da errekurtso bat gehiago jarri edo ez jarri gaia askoz ere sakonagoa da eta premiaz egoerari buelta

heldu behar zaio errotik konponbidea emateko eta zentzu horretan ba legegintzaldi hasieran proposamen bat egin genuen balearretako hirurogeita bateko larrialdietako

arduraduna bertaratzeko edo bideokonferentziaz agerraldi bat egiteko ezagutzeko beraiek

dutela eta horregatik gaiari sakontasunean heldu nahi diogulako

makina bat ekimen proposatu ditugu gogoratu nahi dut

legegintzaldian larrialdi legearen erreforma planteatu zenean guk oso planteamendu zehatza eta integrala egin genuen larrialdian euskal agentzia sortzearena

ez soilik hondamendi egoerei edota larrialdi ez ohikoei begira baizik eta eguneroko larrialdietatik

bertan parte hartzen duten kolektibo guztiak ekipoan koordinatuta lan egiteko eta bereizketarik gabe planteatu izan dugu ere eta tolosaldeko zerbitzua publifikatzea emergentzietan zerbitzu bakarrak direlako bizi aurreratuetan ez direnak publikoa edo gero beste batzuetan ditugu publikoak eta gidaria da

daukagu planteatu dugu ere osatek gisako eredu batekin edo eta onkologikoarekin erabili den

dekretu horretan babestuta publifikazioko prozesu bat egitea eta sare bakarra egituratzen joatea profesionalak boluntarioak artikulatuta horrela ere edozein larrialdi egoeretan aktibatzeko gogoan dut ere eta hori aiartza joan egin da

bera ere eztabaida horretan egon zelako eta berarekin adostu nuelako

baldintzak bateratzea eta arautzea eta azkenean

abiatu zena pandemian zehar ere pandemian zehar ere lehenengo olatutik ba ikusita zeuden beharrak eta gabeziak

genion osasun sailari eta oso esanguratsua izan zen pandemian

lanik gabe orduan taxiak eta beste aukera batzuk hartu ziren anbulantziak baztertu ziren eta hainbat langile prest egon ziren madrilera joateko sentitu zirelako

beraiek ahal zutenean ba esku bat bota eta

zelan zegoen esan ere berriki next generation funtsetarako proposamen zehatz bat landu dugula gai honen inguruan

osoarekin eta nahi duzuenean ere ba honetaz hitz egiteko

gaude garrantzitsua iruditzen zaigulako epe motzera erantzuteaz gain epe luzera begira ere ba ibilbide orria zehaztea eta urratsak ematen joatea

ikusi dugu ikusi dugu zer gertatzen

udaltzainak ertzainak zentro koordinatzaileak ikusi ere zaldibarren lehenengo momentuan zelako deskoordinazioa sortu zen larrialdietakoak sartu zirenean ikusi ere pandemian zer gertatu

zuzenak ditu horregatik gure planteamendua zen epe motzera begira erantzunak ematen hasi eta aldi berean

bale daukagu gainera jaurlaritzak lagunduta eta sustatuta euskal matematikari

ikerketa talde horiek ere aritu izan dira coviden aurreikuspenetako txostenak egiten eta osasun sailerako hainbat txosten egiten dituzte orduan planteatzen genuena zen beraiek azterketa bat egitea zehazteko

aurreratuak behar ditugun non kokatu beharko genituzkeen hori guztia

jarraitu beharreko irizpideak kontutan izanda eta

oinarrituta dakizuen bezala nazioartean estandarrak daude estandar horiek zehazten dute larrialdi baten aurrean zenbateko denbora iritsi behar den erantzuna ematera

hemen oso ondo du dena oso ondo zehaztuta datu objektiboetan eta guk ere egin genezake badaukagu zentro bat eta zentro horrekin ez orduan planteatzen genuen lehenengo azterketa bat egitea azterketa horren emaitza jasotzen ditugunean

horko ondorioekin egin beharreko berrantolaketa eta gehitu beharreko errekurtsoak gehitzeko

zeren izugarrizko joera dago probintzialismoetan jausteko

begiratu beharrekoa dela eta iruditzen zait hor inportantea dela begirada zabal horrekin jokatzea

genituzkeen heliportuak ere heliportuak ere eta hor berriki ere beste galdera bat egin dugu

donostiak ez dauka baina donostia da arduratzen dena

arabako biztanleak eramatea donostiara orduan ikuspegi orokor hori inportantea da datu zehatzetan nazioarteko

lan polita egin dezakegu egoera hobetzeko asko dagoelako egiteko zoritxarrez eskerrik asko ubera andrea

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi eskerrak bereziki sagardui sailburu andreari egin duen esfortzuagatik

andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez du hitzik hartu behar orduan erantzuteko txandara pasatuko gara euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

que le llamaré eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria

larrauri andrea hitz egiten hasi direnean eta bai ez zarete gurekin harremanetan jarri

ez duzue saiakerarik egin esan dut aiba behin ez naiz joango eta

larrauri andrea sartu du quinta eta esan du mensaje alarmista agravio comparativo etorri zarete hona

dagoela zuen posizioan ixten zarete dena ondo dago

arabako asistentzia arabako ezaugarriei egokituta dago en fin sentencia

ez dago ezer aldatzeko orduan egia da oraingoan ez garela zuengana joan baina zuek ere guregana

ikusita zuzenketa ba ez nuen pentsatu aukerarik zegoenik ere

adostasunetara iristeko baina egia da ere prest baldin bazaudete azterketa bat egiteko gure lehenengo puntua babestu dezakezuela

matematikari talde horrek ikertuko du datu zehatzetan oinarrituta eta hor argazkia argia izango da argazkia hor argia izango da eta argazki hori izanda ere zalantzak

argitu daitezke eta hor ja ez dago diskusiorik ez dago diskusiorik araban

bizkaian ez dakit zer behar den edo ez edo gipuzkoan ez dakit zer behar den edo ez argazkiarekin ja eztabaida hau finikitatu daiteke baina badirudi hori ere ez duzuele egin nahi

pena bat da eta pena bat da zeren jakin badakigu ikusteko zelako fundamentu gutxi emergentzietan sagardui andrea ikusteko zelako fundamentu gutxi dagoen eta ikusteko emergentzietako zuzendaritzak duen maila emergentzietako zuzendaritzak bcaman euskaraz basque center hori matematika aplikatuetako

hasi zen ikerketa hori egiten hasi zen datuak bidaltzen baina ez zituen datuak bidaltzen matematikariek eskatutako

egin gabe horretarako ere ez horretarako ere gaitasunik ez dago emergentzietan eta zoritxarrez

helbururik gabe proiekturik gabe eta norabiderik gabe

osasun sistemako eta gizarteko katebegi garrantzitsua da justu biziak jokoan daudenean bai egunerokotasunean eta bai larrialdi bat gertatzen denean pandemian ikusi genuen bezala edo zaldibarren

bezala eta izugarrizko garrantzia du sare profesionala izateak sare entrenatua bat boluntarioekin osatuta egongo dena

gorputz desberdinak izan suhiltzaileak ertzainak udaltzainak denak elkarlanean aritzeko protokoloak

imajinatzen duzue imajinatzen duzue zuek nahi zenuten bezala zentro koordinatzailea zentralizatu izan bazen

galdetu nola ibili ziren es que ez dakit egunerokoa ezagutzen dugun

momentu honetan epe motzera lautadan lautadan jarriko genuke

medikurik ez badago erizaindun bat dagoeneko txostena bukatuta izango genuke zuek konpromisoa hartu zenuten txosten hori

lanean egongo ginateke argazki hori izateko eta gero ondorioekin hartu beharreko erabakiak hartzeko eta balearretako hirurogeita batekoekin ere harremanetan egongo ginateke ezagutzeko ze prozesu egin duten balearretan eta

eramateko hori da guk momentu honetan egingo genukeena baina ez gaude gobernuan gehiengoa daukazue zuek oso ondo esaten duzuen bezala eta beraz

eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

andrea eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popular cidadanos taldearen legez besteko jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitza eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu bai puntuka

bat eta bi puntuak bozkatu ditugu bozkatu ditzakezue

beraz ez da onartu batgarrena eta bi puntua jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozka berrogeita bat boto alde hogeita zortzi contra sei abstentzio beraz onartuta geratu da